egun on guztioi ongi etorriak legebiltzarrera osoko bilkurara gai zerrendari ekin aurretik gogoratzen dizuet

eta gai zerrenda hasi baino lehen minutu bateko

urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen lege proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketak eztabaida eta botazioa

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari jauna sailburuok egun on legebiltzarkide guztioi lehenengoz legealdi honetan

ekitaldirako euskadiko aurrekontu orokorren lege proiektua aurkeztu nahi dizuet hain zuzen ere proiektu hori onartzea

beti azpimarratu izan dut lege hau ez dela edozein lege baizik eta eusko jaurlaritzaren

gainerako arlo sektorialetara proiektatzen den lege bat dela eta bi mila hogeita bat urtean zehar haren eskakizun ekonomikoak estaltzen dituela baina hau esanda aurten ez gaude edozein urteetan aurten

atariko urtean gaude barne ahalegin ekonomiko garrantzitsu baten aurrean eta espero dezagun kanpo ahalegin ekonomiko izugarri

dizuet hau da euskadik bizi duen testuinguru ekonomikoa bi mila hogeita batean garatu beharreko politika publikoei lehentasuna emateko kontuan hartu den aurrekontu esparrua eta

kredituak onartzen dituen testu artikuluetan sartuko diren gaiak

baldintzatzen du dagoneko hirugarren kutsadura boladan baitago

txertaketa kanpainak ere txertoaren dosiak iritsi ahala aurrera egiten baitu

para españa bi mila hogeita birako ere

neurri batean europako laguntza programaren bidez herrialde horietara iritsiko den

foru aldundien ekarpenek zortziehun eta berrogeita hamalau milioi euroko murrizketa izan dute bi mila hogeiko

euro bi mila hogeita batean hau da aurrekontu osoaren ehuneko hirurogeita hamazazpi

a esta realidad covid programak bostehun eta berrogeita bi milioi euro biltzen ditu hainbat sailetan banatuta eta horietatik ehun eta

euro inguru osakidetzarako dira osasun materiala erosteko osasun arloko eta hezkuntzarako langileen errefortzurako enpresetarako

eta autonomoentzako finantza lerroen kostuetarako

alokairutarako laguntzetarako gizarte bazterketaren aurkako funtsezko kontziliaziorako kultura edo turismoa pizteko programetarako edo erte osatzeko sei koma bost milioi

gainera ehun eta berrogei milioi euro gorde dira ekitaldian zehar gerta daitezkeen

hau da ehun eta hirurogeita hamar milioi inguru

igoera horren erdia baino gehiago ehuneko berrogeita hamabost koma hiru langile publikoen soldata baldintzak hobetzera

laurehun eta hirurogeita bat koma lau milioi euro izango ditu eta ekintza ildo nagusiak gizarte

eta pobrezia energetikorako laguntzak izango dira kultura eta hizkuntza politika

laurogeita hemeretzi koma zortzi milioi

millónes de euros esan dizuedan bezala murrizketarik gabeko aurrekontua da anbizio handikoa etorkizunerako begirada ausarta orainaldiaren

birfinkatzeko mugak ezartzea bideratzen dira bai eta

bost kapitulu berri bat gehitu da next generation eu

kudeaketari buruzkoa behin eta berriz hitz egin da gai honi buruz

eta hurrengo asteetan hitz egiten jarraituko dugu ziur nago baina gaur adierazi behar dugu lege hau dela eta ez beste bat funts horiek euskal autonomia erkidegoko kontuetan sartzeko zubia zehazteaz

horiek eraginkortasunez heltzeko tresnak erraztuz

erregularizazioekin kredituak berehala erabiltzea eta sortzea bizkortzen da bai eta funts horiek aurrekontuetan sartzea ere

jarduera eta proiektuen finantzaketa espezifikoari lotuta

aplikatuko dira aurrekontuetan baldin eta ekarpen konpromiso irmoak kasu bakoitzean egiaztatzeko tresna juridikoak sinatzen

ayudas y subvenciones públicas azkenik uste dugu ganbera honek batearaztearen jarraipena eta kontrola errazten duela izan ere aurreikusten da jaurlaritzak hiru hilean behin eusko

sartu da izan ere babes ofizialeko etxebizitzen araubide espezifikoaren esparruan lankidetza publiko pribatu mekanismoak sartzeko beharrari erantzun dio oro har etxebizitza eskuratzeko babes publikoaz baliatzen

legearen artikuluak eta xedapenak lau eranskinekin osatzen dira

bi mila hogeita batean sortzen diren konpromiso kredituei sozietate publikoen aurrekontuei kreditu handigarriei eta

osaerari buruzkoa da horiek dira azken batean euskal autonomia erkidegoko bi mila hogeita bateko ekitaldirako aurrekontu orokorren lege proiektuaren

egun handitzen da eta horrek ziurgabetasun handia eragiten du ekonomian eta aurrekontuetan hala ere behar besteko

oraindik ere pentsatzen dugu aurre egin behar diogun gogortasun unerako ezaugarri egokiak dituen aurrekontu baten aurrean gaudela bai alderdi ekonomikoari dagokionez bai alderdi sanitarioari dagokionez

jaurlaritzak negoziazioan hurbiltzeko ahalegina egin arren egiaztatu da lehentasun politikoek

izan ala ez lehentasuna dutela oposizio taldeen erabakietan aurkeztutako proiektuaren aurrean kokatzeko orduan

que era necesario compartir previamente beste era batera esanda aurrekontuei buruz hitz egin ahal izateko epe ertain eta luzeko ikuspegi integral batetik abiatu behar zen eta proiektua dimentsio horretan txertatu

y que esa alternativa son ellos planoak ez nahastera ez nahastera animatzen zaituztet gobernuak gobernatu egiten du legebiltzarrak legeak egiten ditu eta gobernuaren ekintza kontrolatzen du denok eremu horretan

eta zuzentzen dudan sailak proposamena egiten duen aldetik premia berriak sortzen badira behar diren gastu erabakiak hartuko ditugula eta ez dugula konplexurik izango

politika publiko bakar bat eta alde batera utzi gabe eskerrik asko

talde mistoak dauka hitza bere osoko zuzenketa aldezteko denbora luzatu da beraz taldeek ere berdina izango duzue denbora gehiago edukiko duzue zuen osoko zuzenketa

aurkako txandan erantzuteko parte hartu behar du bai corcuera andrea euskal sozialistak zurea da hitza

corcuera andrea erantzunen txandan mistoa martínez andrea zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko martínez andrea corcuera andrea zurea da hitza

andrea euskal talde popular ciudadanosen ordezkariak dauka hitza bere osoko zuzenketa defendatzeko iturgaiz jauna zurea da hitza

emandako laguntza baldintzatua da eta alferrikakoa pandemiari eta haren

alderdi popular eta ciudadanosen zuzenketak aurrekontuetarako benetako alternatiba bakarra da

zerga murrizketa azpiegituretan egindako inbertsioa publikoa

inbertsioak dituzten bizitzak eta lanpostua salbatzera zuzenduta dago halaber gure

jotako sektoreen alde egiten du ostalaritzarako salbamendu plana

lana eta familia kontziliazioa bultzatzen ditu eta funtzionarioei prestigioa

iturgaiz jauna aurkako txandan

y frentismo muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

egun on sailburuok jaun andreok egun on guztioi eskerrik asko sailburu jauna zure azalpen guztiengatik eta zure talde guztiari ere gaur eta aurreko agerraldietan emandako azalpen guztiengatik eta bereziki egindako lan eta esfortzuagatik

bi mila hogei urteko testuinguru zail honetatik abiatuta prestatutakoak egoera ekonomiko sanitario eta soziala zaila izan arren

osasunean hezkuntzan eta babes sozialean apustua eginez eta bai soliloquio honetan jarraituko dut egia da eta eta objetiboki horrela izanda

irakurri nituenean gure aurrean euskadiko aurrekontu ausartenak eta azken garaietako garrantzitsuenak ditugunean batez ere dugun egoera zailaz inguratuta gaudenean eta kuantitatiboki eta kualitatiboki diot aurrekontu ausartak ditugula kuantitatiboki bi mila hogeita baterako

gastu erreala zazpiehun eta hirurogeita hamar milioi euro igo delarik

eta berdin zait hemen gaur plazaratuko diren konparaketa antzuak exekuzioa konparatuz ez dakit zer ehuneko eta abar konparaketa objektiboan ehuneko zazpi koma bateko igoera eta zazpiehun eta hirurogeita hamar milioi gehiago gastu errealean ez al da hau ausarta gauden egoeran

eta kualitatiboki ere diodala esan dut gauden osasun eta ekonomia krisiaren aurrean aurrekontuak ditugulako gure ongizate sistema babesteko hezkuntza indartzeko eta presentzialki ematen jarraitzeko osasuna bermatzeko gauden egoera larriari aurre egin ahal izateko politika sozialak bermatzeko inor atzean utzi gabe beraz aurrekontu hauek ere mezu garrantzitsu bat dute euskadirentzako apustu bat

guztion artean egoera latz honetatik irteteko gizarteari mezu bat bidaltzen diogu lanean gaude

erantzukizunez eta gestio onarekin pena bat da oposizioko taldeek aukera hau ikusi ez izana eta daukagun arduratasun politikoaz jabetu ez izana gizarteari mezu bateratu bat bidaltzeko aukera izan dugu eta oposizioak ez du sartu nahi izan ez da politika destruktiboa eta konfrontazio politika egiteko garaia

eta horretarako bi mila hamairutik aurkeztutako aurrekontuen bilakaera komentatu nahi dut

urkullu lehendakariak lehenengoz aurkeztutako aurrekontuak bi mila hamairuko aurrekontuak konparatzen baditugu bi mila hogeita baterako aurrekontu hauekin ehuneko hogeita hamairuko igoera ikus dezakegu hiru mila ehun eta hogeita sei milioi gehiagoko gastuarekin

andrea erantzuteko txandan euskal talde popular ciudadanosen ordezkaria den

eskerrik asko legebiltzarburu andrea berriro señoras

eskerrik asko iturgaiz jauna erantzuteko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea el partido nacionalista vasco

ez du esan nahi beste hizkuntzak ez ditugula indartu edo bultzatuko adibidez aurten sei koma lau milioi daude aurreikusita ingelera sustatzeko helburua hezkuntza sistema eleanitz batera joatea da

gurea da ez gaitu ez hobeagoak ez txarragoak egiten garenean bihurtzen gaitu

bernart etxeparek esaten zuen lez euskara jalgi hadi plazara beste barik eskerrik asko

berrojalbiz andrea elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkariak dauka hitza bere osoko zuzenketa

bi mila hogeigarrena urteko aurrekontuei tokatzen zaie

handienari aurre egitea osasun zerbitzuak egoitza zerbitzuak gizarte zerbitzuak justizia eta hezkuntza inoiz ez bezala tentsionatuak daude merkataritza eta ostalaritza sarea

daude baita ere nazioarteko kapitala

oraindik errentagarriak diren enpresak eta ekoizpen plantak deskapitalizatuz zaintza krisia hori ere muga jasanezinetaraino areagotu da etxeko egoitzetako

bat egiten dute baita desberdintasun eta langabezia tasa gero eta handiagoak eta baita ere aberastasuna eta zerbitzu publikoak

egiturak ahultzeak azken batean etxe eta sektore askotako egoera

jasanezina da eta eskuhartze publiko irmoa eta egiturazkoa eskatzen dute egoera honen aurrean

ezinbesteko baliabide dira osasun publikoa berdintasunera jotzen duen errekuperazio ekonomikoa eta gehiago atzeratu ezin den

devuelto para su replanteamiento eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea aurkako txandan

adelante gracias eskerrik asko corcuera andrea

ilusioz diot euskal gizarteak izango dituelako merezi dituen aurrekontuak

osasuna babes sozialerako eta ekonomia sektore anitzetan sustatzeko

baina aldi berean penaz oposizioko taldeen osoko zuzenketak irakurriz eta egoera larri honen aurrean beldur politikoak pisu gehiago izan duelako

de cuentas pena beraz zuen zuzenketa osoak irakurtzean balio iritziz betetakoak batez ere gobernu taldeak akordioetara heltzeko egin dituen esfortzuak ikusiz

orain dela egun batzuk elkarrizketa batean ez dira gure aurrekontuak ez dugu gustuko

eta ulertzekoa da eredu ezberdina daukagu alderdi politiko ezberdinak gara baina estatuko aurrekontuak ere ez dira gure aurrekontuak eta hala ere onartu ditugu gure pisu erlatiboaz jakitun estatuko aurrekontuetan influentzia izan dugu eta gure kutsua izan dugu

gobernu hau ekinean dagoena hala ere esatea gustatuko litzaidake gobernuak eskaini dizutela

eta ez egitea bi mila hogeita batean esplorazio eskaera berririk zuen ezetza jaso dugu baina ez shesaren inguruko murrizketetan ezetza bakarrik ezetza

emakumeen eta zaintzen aldeko ekintzei ere zuen ezetza jasotzea da

en su modelo político beste barik bigarren txandan jarraituko dut eskerrik asko

andrea erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria soto jauna zurea da hitza

no lo ha sido eskerrik asko eskerrik asko soto jauna erantzuteko euskal sozialistak

eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

baina hala ere denok nahiko genduzen baliabide gehiago baina egoera zaila da desio guztiak ez dira betetzen nahiz eta onak izan lehentasunak jarri behar dira

dauka hitza bere osoko zuzenketa defendatzeko kortajarena andrea zurea da hitza

hasi baino lehen elkartasun eta maitasun mezutxo bat gure bozeramaile maddalen iriarteri eta bere senitartekoei eta noski baita arantza tapia sailburuari ere

dauden guztiei besarkada estu bat eta orain zer

krisi sanitario sozial eta ekonomiko

anabasa emozional honetan asko eta asko dira galdera hori bere buruari egiten diotenak eta orain zer gero eta gehiago anabasa

gero eta gehiago dira zerrenda beltzean sartu edo sartzean dauden herri eta hiriak adierazle guztiak gora ia kontrolik gabe osasun langileak leher eginda etor daitekeena tsunami bat bezala bizitzen dute ostalariek hurrengo barrila noiz zulatu zain

beltzean epe mugagabean zorrez goraino negozioa noiz itxi beharko duten kalkulatzen aeronautika sektoreko langileak itp alestis

kaleratze zerrendak dantzan ikusten dituzte herritarrak datorrenaren aurrean beldurrak

agerraldietan errefortzurik jartzen ez dela ikusten dute baliabideak

eskola kirola eten zaiela gazteek etorkizuna gero eta beltzagoa dela eta gainera beren burua seinalatuta ikusten dute osasun egoera gorria

argi izpirik ez gaur azpiazu jaunaren hitzetan helduleku bat bera ere ez eta orain zer hori da burura etortzen zaien galdera

galdera horren atzean norabide eza antzematen da bizitza proiektuen hauskortasunaren

pandemiak kezka sortu du orainaren inguruan baina baita etorkizunaren inguruan ere uste baino erronka gehiago ezkutatzen dira galdera horren atzean

segurtasun eta ziurtasunen bila herritarrek sentitu behar dute arduradun instituzionalak hemen

babesteko lanean erantzunak erantzun argiak emateko garaia da behin eta berriro errepikatu dugun moduan eta kontuz

erantzun falta erantzun argien faltan etsipenak eta desafekzioak gora egiten dutek eta horrekin oso arriskutsua den

pero la falta de certezas es aún más cara aurrekontuen eztabaidari ezohiko egoera batean heltzen diogu zuk ere esan duzu zure hitza hartzean

aurrekaririk ez duen krisi batean murgilduta gaude eta aldi berean aurretik ere eraldatzeko beharra erakusten zuten adierazle sozial ekonomiko eta ekologikoak bizkortu egin dira oraina eta etorkizuna daude momentu honetan jokoan gure herria bidegurutze batean dago tentsio anitz

horregatik da ezinbestekoa unearen dimentsio estrategikoa ondo irakurtzea kontua ez da bakarrik osasun larrialdiari erantzutea

aurreko orain hartzen ditugun eta hartzen ez ditugun erabakiek

eta erronken tamainak interpelazio zuzena egiten die politikari eta zehazki politika publikoei horregatik birusari aurre hartu

ekonomikoan premiazko neurriak hartu behar dira ziurtasunak sortu eta jendea babesteko baina aldi berean

eraldaketa une historiko honetan herri gisa aurkezten zaizkigun erronkei aurre egiteko

bilakatzeko arlo sozial eta ekonomikoan premiazko neurriak hartu behar dira ziurtasunak sortu eta jendea babesteko baina aldi berean

eraldaketa une historiko honetan herri gisa aurkezten zaizkigun

politika publikoei ikuspegi berri bat aplikatuz pandemia honek eta aurreko krisiek utzitako irakaspenetik epe ertain luzeragoko begiradarekin unai sordo comisiones obreraseko idazkariak duela gutxi

aurtengo aurrekontuen inguruko akordioa bai baina epe ertain eta luzerako aldaketaren

eskaintza ere bai eskaintza honek aurrekontuak

más a los que más tienen une honetan jaurlaritzaren misiorik garrantzitsuena jendea zaintzea babestea eta etorkizun itxaropentsu baterako baldintzak sortzea da

herria lepoan hartuz horrek eskatzen du ezinbestean helburu argi eta zehatzak izatea eta horiek lortzeko planifikazioa ezartzea aldi berean eragile publiko komunitario zein pribatuekiko sustatzaile lana eginez

herri inteligentzia aktibatzea estaturik gabeko nazio gisa gure

eta horietan sakontzeko pertsonak eta ekonomia gehiago eta hobeto babesteko

izan ere pandemiak utzitako lezioen artean erabakiak hartzeko gaitasuna eta burujabetasunaren beharra dago noiz eta nola konfinatu mugitu txertatu babestu zorpetu etxeratu

zerrenda luzea da guztia ikusita guk izaera estrategikoa onartzen genion eta onartzen diegu bi mila hogeiko aurrekontuei ezohiko egoeran ezohiko ariketa politiko osoa egitea premiazkoa

tamalez ez dugu jaurlaritza ikusi egoerak eskatzen duen ariketa estrategiko hori egiten ez dugu ikusi parametro horietan hitz egiteko borondatea

ez dakigu kontua den egoeraren tamainaz edo unearen dimentsio estrategikoaz ez zaretela jabetzen edo datorrenaren

herri honi eskaintzeko etorkizunerako proiekturik

lehengo urteko aurrekontuei egindako osoko zuzenketan esaten genuen

aurrekontuak egiteko patroi bat eta bakarra duela

ez duela ematen duela egoera ekonomikoak diru bilketan duen eragina zuzenaz landa eta ez pandemia ez bizitzen ari garen ia aurrekaririk gabeko krisiak ez sortu diren behar berriek

ez dute hori aldatu erabat ezohikoa den egoera batean kantitate gehiagorekin betiko erantzunak aurkezten zaigun aurrekontu eredua

aldeko apustua egiten duena esan duzu zuk lehen pero es que

positiboegiekin egindako aurrekontu bat da jaurlaritzak aurkeztutakoa esango nuke gaur positibismo hori pixka bat jaitsi egin duela azpiazu jaunak baina edozein kasutan

aurreikuspenetik urruti dago positibismo hori

eszenatoki guztiak aurreikusi behar dira txarrak ere bai eta hori da jaurlaritzak egin ez duena itxura guztien arabera jaurlaritzak uste baino luzeago joko du egoera honek

diru gehiago bai baina hainbesterako da planteatzen den esfortzua ba guk uste dugu bi mila hogeiko aurrekontu errealarekin gastatutakoarekin alderatzen badugu bi mila hogeian pandemia gainean edukita gastatu behar izan denarekin alderatzen baldin badugu

milioiko igoera bat baino ez da ehuneko

hainbesteko esfortzu handi hori egungo egoera ikusita zaila dirudi aurrekontu honekin osakidetzak galdutako denbora edo normalitatea

aurrekontu proiektuak egoera hau emango zela aurreikusten zuten

hori itota dauden eta bere onena ematen ari diren osasun arloko profesional guzti horiei hainbeste txalotu dituzuen horiei

denon txaloak eraman dituzten horiei atzo kaleak bete ez dituzten horiei

azalduko diozue medikuaren artatzea telefonoz egin behar duten herritarrei edo azaldu diezaiokezue adibidez

daukan horri eta egun hauetan pasatakoarekin lotsatuta eta haserre dagoen horri azaldu diezaiokezue gainditu egin duela egoerak eta ez dagoela prestatuta aurrekontu hau bizi dugunari erantzuteko hezkuntzan berdintsu berdintsu

bi mila hogeiko aurrekontua errealarekin alderatuta hirurogeita hamasei koma hiru milioi gehiago aurten lehengo urtean baino

igoera bi koma bosteko gehiago azalduko diozu hori eskolak

ahalegina egin duten eta egiten ari diren hezkuntza komunitateko kideei non daude pandemiak hezkuntzan utzi dizkigun ikaspenak

agerian utzitako gabezia horiek gainditzeko saiakerak

merkataritza eta turismoari dagokionean guretzako deigarriena da bi mila hogeian egindako esfortzua aurrekontu hauetatik desagertu egin dela

milioi inguru gastatu izatea sektore kaltetuak konpentsatzeko

beraz gauzak okertu ezean okertu diren moduan

nahiz eta jakin datozen hilabete luzeetan sektore askok ezingo dutela jardun normaltasunez ayer mismo lo decía el consejero

egun batetik bestera eremu gorrian sartuta bere taberna itxi beharko dutenei esango diezue orain

izugarrizko eragina izan du baita ere pandemia honek enpleguan langileen pobretze masibo baten arrisku agerikoa da berrogeita bat mila dira momentu honetan ertean dauden langileak baina media baino gutxiago igotzen da enplegu sailaren

lehen aipatu duzuen lehen orrian zuen lehen konpromisoa hau izan eta ze eskeintzen die aurrekontu proiektuak erabateko ziurgabetasunean dauden langileei ba ehun eta berrogeita hamar eurotara iristen ez erteen osagarri bat

emakumeen aukera berdintasunaren sustatzeak gazteriak gazteriak etxebizitza politikak kulturaren sustapenak eta gizarte zerbitzuek

bizitzen ari direnean eta gero dago covid programa programa honen sorrera aurrekontuek covidaren krisiari erantzuten diotenaren salmentan ulertu behar dira zenbait gasturi ikusgarritasuna emateko berrehun eta berrogeita bi milioi aurrekontuen

horietatik ehun eta berrogei milioi ezustekorik ez bada behintzat ez direla gastatuko esfortzu gutxitxo gure iritziz

hamarkadako zorpetze handiena inoizko hazkunde handiena

izugarrizko esfortzua euskaraz esaten da tximista handi eta euri txiki

baliabideak finituak direla esan ohi da horrelakoetan izan ohi da erabiltzen den aitzaki bat

aurten ze aurten ere hortan ezohiko egoera batean gaude

europatik etorritako funtsak ere hor dira horietako batzuk gainera

erremanenteak daude egia da zorpetzearen aldeko autua egin dela aurrekontu hauetan

errealitatea jaurlaritzak europak eta beste herrialdeek markatutako bideari segida soila egin diotela eta gainera zorpetzea ez dela egin egoerak eskatzen duen tamainan

tamainan zentzuzko zorraz ari gara babeserako egokitua

hausnarketarekin uztartua zorpetze hutsak belaunaldien arteko elkartasuna arriskuan jar dezakeela kontziente

uko egin dio jaurlaritzak zor gehiago hartzeari uko

bide emateari eta erreforma fiskal sakon baten inguruan ez du hitz egin nahi beste baterako hori

are gehiago baliabideak eskura izanda ere uko egin dio baliabide guzti horiek mahai gainean jartzeari el propio consejero cuando presentó el proyecto presupuestario

gaur ere esan duzu hortan ez duzuela zalantzarik izango hablan

señor azpiazu ondorioak begi bistan daude

covidaren osasun ondorioei aurrea hartzeko ezintasun kronikoa

langileen nekea eta frustrazioa sektore publiko zein pribatu zabalen mobilizazioak eta grebak erantzunik gabeko

hasi zen aurrekontu tramitea gobernuak baina ez du lortu aurrekoak aurrekontuak izango dira

baina gobernuak bere buruari akordioak zabaltzeko jarritako asmotan porrot egin du bakarrik geratu zarete el gobierno del diálogo que empieza

egindako saiakerak antzeko bidetik joan dira diferentzia da oraingoan bai

eta bere deriba autoritarioa agerian uzten dituena

martzianada bat dela baina barkatu adibidez toledoko ituna horretan ari da zuek parte hartzen duzue bertan baita guk ere

eta ze planteatu zuen ez dago idoia mendia andrea hemen baina sozialistek planteatu zuten sánchezek planteatu zuen ez errekonstrukzio

epe ertain eta luzerako planteamenduetan adostasun minimoak lortzea ez dakit zer daukan hori

herri honentzako estrategikoak izan daitezkeen erabakien inguruko elkarrizketa urtatzeko saiakera etengabe horrek erakusten du

argi utzi zuen azpiazuk bere erantzunean eta baita gaur ere

bilatu dituzuela prozesu honetan ez akordioak eta argiago euskal herria bildurekin ez duzuela ezer nahi

hazten ari den indar bat garelako ez diozue ezetz esan gure proposamenari euskal herria bilduri esan diozue ezetz agian pentsatzen du gobernu honek horrekin gure irudia kaltetzen duela higatu egiten duela nolabait baina hemen herritarrak dira kaltetuak

orain arte jaurlaritzak argitu ez dizkigun hainbat kontu argitzeko ze adibidez jaurlaritzak ez digu azaldu zergatik ezin den osasun sistema ondartu

aurrekontuetan destinorik gabe erreserbatuak geratu diren ehun eta berrogei milioi horiek erabilita gainean duguna ikusita zergatik ezin diren ja

lehen arreta indartzeko eta adibidez bakunazio

ehuneko berrogeita biko gazte langabezia tasa izanda ehuneko berrogeita bikoa bikoa izanda ezetza esaten zaion baldintza duinetan emango litzatekeen gazte kontratazio masiborako programa bati

zergatik ezin den hitz egin europako funtsei buruz zergatik dauden aurrekontu marko hauetatik kanpo eta gaur zure hitzartzearen zati handi bat horri buruz hitz egitera dedikatu duzun zergatik ezin den europako funtsei buruz hitz egin

zubi badira aurrekontu hauek are gehiago zergatik ezin dugu europako funtsari buruz hitz egin gure bozkak ere determinanteak direnean argi dagoenean eta madrilen irekitzen ari den panorama oso gogorra denean

eajko kongresu eajk kongresuan duen ordezkariak

honekin datozen hamarkadak zuek bakarrik bai erabaki nahi dituzuela esaten diguzue

zuek ez zarete herri honen etorkizunaren jabe eta zuek ez zarete gobernu honetan egongo betirako

oso argi dugu hori oso argi uzten diguzue aldiro erabili egiten duzue gehiengo absolutu hori eta legitimoa da baina gobernu ahula da gure bere ahuleziak inoiz baino agerikoagoak dira eta berbalizatu egiten dira gainera eta gainera

hainbestetan eta gehiegitan ahotan ibiltzen den auzo lana gauzatzeko gai ez dela

edozein kasutan bukatzeko esan bezala erabat ezohikoa den egoera honek ezohiko erantzuna eskatzen du zuk ere esan duzu hasieran

errealitatea bere osotasunean bereganatzen duena eta egungo zein hurrengo urteetako premiak eta erronkak barne biltzen dituena herritarren babesa zein eredu ekonomikoaren eraldaketa ahalbidetzen duena eta krisiaren ordaina gehiago dutenen eskuetan

den eta ziurtasunak eskaini nahi dituen gure proposamen integralean laburbiltzen den erantzuna zoritxarrez argi geratu da

arbuiatzen ditugu ez dute gure babesik inondik inora azpiazu jauna nahiz eta zuk

titular batean eta horregatik euskal herria bilduk aurrekontu proiektuari osoko zuzenketa aurkezten dio eta berori jaurlaritzari itzultzea eskatzen dugu uste dugu gainean dugun egoera zein den ikusita ere zuek egin beharreko ariketa bat izango litzatekeela

izaki txiki batek denbora gutxian adierazi digula ez garela hain handiak

batez ere berdintasunik justizia sozialik ekonomia jasangarririk zerbitzu publikorik edo elkartasunik ezean horregatik hau dena aldatzeko arrazoiak falta ez direlako posible

gure jendartea babestea eta etorkizuna beste baldintza batzuetan eraikitzen hastea beharrezkoa eta urgentea delako

osoz dugun onena emanez jarraituko dugu euskal herria bilduko gizon eta emakumeok

eskerrik asko kortajarena andrea aurkako txandan euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

les esperamos en una próxima ocasión gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

eguerdi on guztioi zenbakiak dira gaur protagonista eta nik uste dut nahiz eta

telefono zenbaki bat baizik eta hamabi milioi zortziehun eta berrogeita bi mila euro

euskal erakundek kasu honetan legebiltzarraren eskutik egiten duen esfortzua datorren urteari begira hasia badaukagu ere

hiru kalifikatibo hatza berriz azpimarratu nahi nituzkeenak presupuesto sendoa dela gaurkotua aurrerakoia eta gainera indartsua dela presupuestoa eta lehen aipatu da eta ya que segidan doan esaten zuen

aurreikusi al dituzue etor daitezkeen kontu guzti horiek ez kalamidade mordo bat iragarri dituzu ez daitezela gertatu guztion onerako aurreko presupuestoak hau da indarrean zegoenak

urtean hemeretzian onartutakoak aurreikusi al zuen hogeigarrena urtean pandemia bat egon zenik ez

erantzuteari utzi al dio ez partidak eta heldulekuak zeudelako

eta etorkizunari begira ere zorpetzearen bidea ireki da

egongo dela aukera ere guzti hori berritzeko eta gaurkotzeko eta covid programa badu espreski bere bostehun eta berrogeita bi milioiko partida

departamentu ezberdinetan banatuta orduan sendoa aurrerakoia indartsua eta gainera aurreikusten duen

finantzieroki bada ere baina egoera larria bizi dugu orduan

covid programa eta inbertsio publikoa eta ikerketa nik uste dut zenbakiak nahiko

zuek aurkezten duzuen osoko zuzenketan esaten duzue premiazko neurriak hartu behar direla eta etorkizunari begira politika publikoei ikuspegi edo norabide berri bat eman behar zaiola hemen dago eztabaida hemen dago eztabaida bat ez ez dakit ideologikoa den edo bakoitzak dituen

horren eztabaida zergatik hor badaukagu e badaukagu hor diferentzi bat

nola zegoen eta kontestualizatzen oso jaioak zarete eta gero lidergoa erakutsi behar da herri osoa lepoan hartuz

erronka berriei guk errezeta zaharrak eskaintzen dizkigulako eta hori ez da egia esaten zenuen eta orain zer

eta bestetik gizarte diziplina erakundeei dagokionez nik uste dut partekatua izan behar du lidergo bat erakundeek

gizarteak ere hainbat eta hainbat erakunde dituelako baita ere elkar uztartuta zuk esaten zenuen

mayoría absoluta daukagula eta hori aipatzen dugula zuek testuan esaten duzue daukagula una mayoría coyuntural

kalifikatu behar den baina garbi dagoena gobernu bat osatzeko gehiengo bat behar dela eta gehiengo hori absolutua da aipatzen zenuen behin eta berriz kalamidade horien artean zer maila kaskarrean gauden

eta neukan papera aste honetan gertatu da hau gipuzkoako batzar nagusietan joseba zalakain ezagutuko duzu ez zuek eskatuta joan da

esaten dutenen zer desberdintasun mailan daukagun gutxienez aitortu dezagun zergatik bestela kalamidadeekin ito egingo gara baina

aztertuta ikusten ditut hiru ardatz

ez zuek esaten duzue alde batetik eskaintza sozioekonomiko bat egiten duzuela

presupuestoekin zerikusi zuzena daukana noski gero europar fondoak eta fiskalitatea

eta lehen esaten nizun ba politika publikoen inguruan ba guk pentsatzen dugu

herri batek edo etorkizuna bermatu nahi duen herri batek kontutan eduki beharko duela ondasunen sortzea eta banatzea lotuta egon behar dutela

nondik joan zuen alternatiba bi hitzetan erabateko publifikazioa

erabateko publifikazioa eta ondasunak sortzeak eta banatzeak lotuta egon behar dute

belaunaldi berriei ezin diegu guk utzi guk sortutako

joan gaitezen hiru atalak aipatu du corcuera andreak beste tokietan zer egiten den ez eta nik uste dut hemen daukagula politika ulertzeko triangelu bat daukagu

erpin bakoitzak badu bere jokoa baina hiruretan denak gaude hiru alderdi politikoak daude behintzat alderdi sozialista hiru lau ba elkarrekin podemos zuek eta gu

bestetik nafarroa eta bestetik espainia eta gaia berdina gaia berdina aurrekontuak kasuan eta emaitza diferenteak dira

ez dela ideologia baizik eta estrategia no es ideología es estrategia

hemen gu gehiengo absolutuarekin gaude eta zuek esaten duzue

oposizioa zarete ere bai nafarroan eta espainian ere

baina han erabakitzen duzue abstentzio lagungarria nafarroan eta madrilen txaloka baietz

zergatik orduan han posible dena hemen modu inperatiboan azaltzen da bai ala bai fiskalitateko erreforma etorkizunari begira baina bai ala bai eskumena duen tokian hau da nafarroan han ez da planteatu ere egiten hobeki esan joan den urtean planteatu zen txosten bat egitea eta nafarroako gobernuak ez du bete eta

konpromiso berdina hitzartzen da eta oso erreza da irakurtzea azalduko da

europako fondoak ez duzue galdera bat ere egin madrilen

eta hemen eusko jaurlaritzari proiektu guztien fitxa eskatu eta bueno zilegi da eskatzea baina gainera jaurlaritzak bere eskumenen

proiektu errolda horretan hemen informazioa eskatzen duzue eskatzen duzue zuzeneko harremana marko iraunkor bat propio alderdi bueno bildurekin sortu beharrekoa baina gobernuak negoziatzen dute

jaurlaritzak dauka bere betebeharra bere betekizuna

esaten denean han atzo sagastizabal andreak esan zioenean

muga bat dauka esaten ari zaio gobernuen arteko elkarrizketa gauzatu behar dela

proiektuak igande eguerdi batean portzierto desagertu egin dira desagertu egin dira zuen web orritik

zatarra naiz aurkitzeko desagertu egin dira jakinda zuek ere

proposamen gisa jaurlaritzak dituen horietan barne daudela

eta beste galdera eta oskurantismo eta ez dakit zer

bildu kideekin gizarte zabalarekin herri inteligentziarekin edo zein demontrekin zergatik zuek jaurlaritzari leporatzen diozue ezkutuan dabilela

herri inteligentziarekin bale ba herriaren zati bat garenok eta

inteligentziaz ez dakit nola ibiliko den batekoz beste baina guk ere

baina europar fondoetan hori da gertatu dena gero ikusten dugu beste arloa

covid tasa hemen eztabaidatzen da ez da onartzen

baina zuek erre que erre jarraitu egiten duzue o sea erreforma fiskala egiten ez den bitartean covid tasa bueno galdera bat

eta europa osoan ez dago herrialde bat covid tasa onartu duenik ez dago bat bera ere alderantzizkoak

esaten du ezta pentsatu ere alemaniak ez luke inola ere zergatik igo behar pandemia garaian are gehiago beza ehuneko hemeretzitik seira jaisten du alemaniak beste batzuk bide horretan dabiltz

igual ez da erreferente baina beza ehuneko hogeitik bostera jaisteko asmoarekin dabil

eta hemen legebiltzarrak esan duenean ezetz atzera berriz

zergatik planteatzen da covid tasa ezartzea jakinda gehiengo absolutuak horri ez diola

intervención eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea ez dakit ze nola

bigarren turno honetan ba klaro intriga jota geratu gera eta klaro eskarmentu handiko

badauka beldurra ezta baina egia da hilabete luzeetan

aurrekontuak aurkeztu baino lehenago ere aritu zaretela kezka hori berbalizatzen han ailegatzen zareten madriden akordio eta nafarroan ailegatzen zarete akordio eta baina hemen

jaunari berari ere esan nion ez niretzako azkeneko hilabete luzea

solilokio batean aritu zela berak planteatzen zuen arduraz jokatu behar dugula berak esaten zuen gainera aurrekontu hauek kristorenak zirela ezinezkoa zela aurrekontu hauei

eh bilduk ez ditu onartuko dena dena dena berak

beste batzuk ere aipatu dituzue madrileko akordioak hor badago intriga bat

estrategia hori jada ezagututa ba gero biluztuko diguzu baina klaro ikerketa

nik hipotesi linea berri bat ireki nahiko nuke ze euskal herria bildu gai izan baldin bada

euskal herria bildu gai izan baldin bada momentuaren dimentsio estrategikoa ulertzeko eta han eta hemen politikak norabide konkretu batean kokatu direnean

gai izan baldin bada akordioetara heltzeko akaso ireki behar diren hipotesi horretan arazoa ez da euskal herria bildu

baina akaso ez da euskal herria bildu arazoa estrategiaz hitz egiten zenuen ikusita hain hilabete luzeetan errelato hori eraikitzen

esfortzu gehiago dedikatzeren errelato bat eraikitzeari eta idea hori gizarteratzen nola eskaini diezuen hainbeste denbora

akaso estrategia zuek dabilkuzena da akaso e mahai gainean esaten dut

ba aipatu daitezkeen hipotesien artean ere hipotesi desberdinak planteatu behar direlako eta akaso akaso ere hori izan daitekeela hor

gero zenbakiak direla esan duzu protagonista

zenbakiekin zerikusirik ez zutenak eta nik ez ditut egibar jauna kalamidadeak iragarri ez ditut kalamidadeak iragarri

zoritxarrez oso egoera konprometitu batean gaude

momentu honetan oso gertaera larriak ematen ari dira hemen oso oso larriak

iruditzen zaigu gobernuak sortu duela horrelako burbuja bat osasun indikazio horiek jarraituz

eta gainera burbuja hori marfilezko dorre batean kokatua dagoenik

oso oso urruti dagoela errealitate hori egunerokotasunean ematen ari diren

eta egoera oso larria da gorrian gaude baina panorama beltza da

eta ziurgabetasunak gure herrian instalatzen ari direlako eta nik noski aitortzen diodala joseba zalakaini ez dakit nola esan duzun zera hori ez

bere lana jarraitzen dut eta gainera lagun dut eta iruditzen zait ere joseba zalakainek esaten duenean egia da guk hemen dugun egoera konparatiban

beste leku batzuekin konparaketan oso desberdina dela eta hemengo pobrezia mailak eta desberdintasun mailak beste leku batzuetan

leku horiek batzuk batzuetan baino hobeak direla kontua da

planteatzen duen kalamidade baten deskribapena artolazabal sailburuak egin zuen azterketa sailari tokatzen zitzaion azkeneko azterketa bi mila hemezortziko pobrezia

ikusten zela oso tendentzia argi bat ematen zela eta pobrezia eta behar sozialen inguruko indikadore guztiak

gure herrian baita desberdintasun sozialena ere ze lehenengo aldiz urte askotan

gora egiten zuten gurean horretaz aparte handik denbora gutxira

caritasen fundazioak ere atera zuen txosten bat eta jarri zuen mahai gainean kezka handi bat eta zen gure herrian ziurgabetasunak zuen

eta aipatzen zuen nola izugarri jende pila zegoen gure herrian erabateko ziurgabetasunean erabateko ziurgabetasunean eta guk planteatzen dugunean ariketa integral bat egiteko beharra eta esaten dugunean oraina

elementu guzti horiek ezinbestean hartu behar dira kontuan

aurreko krisia gainditu gabe jende asko atzean utzita jendea erabateko ziurgabetasunean dagoenean inoiz ez da herri honetan bi mila hemezortziko datuen arabera inoiz ez da kalkuluak egiten direnetik hainbeste jende egon pobrezia arriskuan inoiz ere ez eta baldintza horretan iritsi zaigu pandemia

osasuneko neurriak hartzeaz gain funtsezkoa da funtsezkoa da arlo sozial eta ekonomikoan ere neurriak hartzea baina funtsezkoa da baita ere bai pandemiak utzitako irakaspena eta bai aurreko krisiak utzitako irakaspen horiek guztiak

eta herri honek aurrera begira dituen erronkak kontuan edukita bestelako etorkizun baterako baldintzak ezartzea eta guk zuei egindako eskaintzan guk zuei egindako eskaintzan

heldu diezaiogun oraingo egoerari egingarria gauzagarria eta desiragarria zen proposamen batekin lehen arreta indartuz

haize pixka bat emanez berrehun milioiko funts batekin baliatu ditzagun ze hau corcuera andreak ere esan du eta

guk gizarte zerbitzuen planifikazioan ditugun eskumenak

residentzietako batez ere bizkaia eta arabako baldintzak hobetzeko

potente bat ehuneko berrogeita biko langabezia duten gazte horientzako planteamendu guzti horiek egin dizkizugu gauzagarriak egingarriak eta gainera identifikatuta dirua nondik etorri zitekeen

ertain eta luzerako planteamendu bat epe ertain eta luzerako planteamentu bat

elkarrizketaren gobernua elkarrizketaren gobernua auzolanaren

ezezkoa eman dio proposamenari eta zentzu horretan

zuek hemen elkarrizketa politiko horretaz egiten duzuen karikaturizazioa europako funtsen gaiari dagokionean

erabaki nahi direla kontuak es que horrek erakusten du zuen gobernantza ereduak dituen mugak

dituen mugak politika publikoen norabidean diferentziak ditugula ba seguraski klaro agerikoa da

eta hori inbestidura saioa eman zenean ere esan genuen hemen badira arazo batzuk eta bizipen batzuk ikaragarri politikoak direnak pandemia honetan eman direnak eta horiei erantzuteko

alderdi sozialistak badu berea batzuetan aldatzen dena eta guk badugu gurea

baina horrek ez du esan nahi elkarrizketan eta horrelako kontuetan

europako funtsen inguruan zenbait aipamen egin behar dizkizut elkarrizketa marko

europak europako funtsen markoan horixe eskatzen du

horixe eskatzen du nahiz eta zuek saiatu zineten ingelesaren erabilera

ez ez hemen zuek ez zarete eta hori da gobernu koiunturala

eta ezin da herri baten etorkizuna ezin du alderdi politiko batek bakarrik erabaki ezin da herri inteligentziarekin kontrastatu ote dugun claro es que guk ere baditugu gure kontaktuak herri inteligentziarekin zuek bezala noski

eta guk gure proiektuen identifikazioarekin zuekin ez kontaktua izanagatik hori ja da bueno ez dakit ba nola esan ez

lanean arduraz egoerak eskatzen duen tamainan gure proposamenak egiten proposamen horiek hona ekartzen pandemia osoan egin dugun bezala pandemia osoan egin zaizkizue nahiz eta zuek ridikulizatu dituzuen

elkarrizketa mahaiak sortzeko planteamenduak egin zaizkizue proposamen konkretuak

denek irainak jaso dute bueltan e denek desprezio hori jaso dute

esaten nuen uste dut errealitateak gobernu hau eraman beharko lukeela hausnarketa

eta zentzu horretan bere marfilezko dorre horretatik jaitsita eta burbuja horretatik pixka bat aterata ikusi beharko luke gobernu honek kanpoan

eta jendea gaizki pasatzen ari dela eta jendeak zerteza horiek behar dituela eta zerteza horietan asmatzen oso zaila da momentu honetan ze oso

ezohiko batean gaude oso egoera batean gaude eta bi buruk

batek baino gehiago nahiz eta horren handia izan batek baino gehiago aurrera egiteko eta gainera ardura konpartitzeko aukera eskaintzen duela

lepoan hartu behar dugu bai herrik inteligentzia hori aktibatu behar dugu bai

eta triangulo horretan horrekin amaituko dut triangulo horretan nik hipotesi hori jarri nahiko nuke mahai gainean euskal herria bilduk erakutsi du

egoera zein den badakiela egoeraren dimentsioa irakurtzen ere jakin du

prest gaude gainera herri honentzako bai momentuan ditugun beharri erantzuteko

eta agian agian triangulo horretan eta estrategia horretan daudenak beste batzuk dira

eskerrik asko kortajarena andrea erantzuteko bigarren txandara pasatuz euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

nik behintzat zuen prozesu honetan bat azpimarratzekotan da

arnaldo otegik birritan aipatu du ariketa integrala zer ote da hori

eh bilduk arrautza guztiak beste otar batzuetan jarri dituela espainiako gobernuan

hemen ez du ez du horrelakorik egin hemen egin duena da

hemen eskatu eskatu beharreko guztia hori da egin duena elkarrizketa esaten zenuen europako fondoak

herri honetako inteligentzia zuek proiektu batzuk aurkeztu dituzue eta jaurlaritzak egin ditu

instituzioekin bakarrik eta bere egitekoa da

baita ere osoko bilkura bat monografikoa zuek eskatutakoa baina

hartzen baldin badugu textualki zer dagoen garbi dago esaten duena europako fondoak será fundamental que los estados miembros inicien

hitz egin nahi duela aurrez aurre gobernu bezala gobernu bezala alderdi politikoekin klaro hitz egiten dela baina erakunde sozialekin ere bai eta proiektuak aurkeztu dira eta zuek aurkeztu zenituzten igande eguerdi batean eta gaur desagertu egin dira ez dakit inteligentzia desagertu den baina proiektuak desagertu dira

orduan a ver zergatik ez gara

ez aurrekontuetan eta ez gizarte politiketan ez duela eredu sozioekonomikoaren inguruan ez duela inongo akordiorik pnvrekin nahi ez du nahi

zutabe politikoan ezker abertzaleak zorionez egin duen apustua egin eta gero bide politiko eta demokratikoak

eredu sozialean pnvrekin partekatzen baldin baduzu akordiotik bada ere oso gogorra gertatzen zaio hori ezker abertzaleko

nik ulertzen dut baina estrategia baten frakasoaren ondorioa da hori hala da zergatik

eh bilduk edo sortuk berdin zait nola aitortuko dio pnvri

horretan sozioekonomiko arloan lidergoa proiektuaren aitatasuna edo amatasuna nola aitortuko dio bereak egin du hori egiten baldin badu eta ez zarete konturatzen akordioak direla

eta biderkatzen dutenak eta herri honek behar duela zuen batuketa

eta ez duzue erabiltzen propio ez delako ideologia

beste bat eh bilduko zuzendari nagusia

y dice no dagoen oso ondo dakien indar politikoak gara oso kohesionatuta gaude ez gara txalupa bat

uste dut eajk mehatxu bat ikusten duela gugan

txalupako eta transatlantikoak izateko eta euskal kosta zeharkatzeko

orduan galderak egiten dira eta nik

txandarik horretan utziko dut

badago euskaldun bat luis ugalde olalde bergarako semea jesuita eta oso gizon jakintsua da eta besteak beste esaldi edo gogoeta bat dauka eta presupuestoekin nik uste dut zerikusia baduela eta politikarekin ere eta esaten du

gertatzen ari dela ere nire ustez zoritxarrez denbora gehiegi gure herri honetan besterik gabe gobernuari ere susanak aipatu duen bezala

babesa eta elkarlanean nik uste dut baita ere gainontzeko legebiltzarkideak gainontzeko erakundeetako ere arduradun publikoak

aurrera ateratzen saiatuko garela eta instituzio guzti horien buru lehendakari
eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna eztabaida amaitu dugu eta botoetara jarriko dugu itzultzen den

itzuli egiten zaion lege proiektua jaurlaritzari ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu

beraz ez da itzuliko lege proiektua gobernura